gai zerrendako seigarren puntua honako legez besteko proposamen hauek batera eztabaidatu eta behin betiko ebazpena hartzea

egindako legez besteko proposamena merkataritza dinamizatzeko bulegoetarako laguntzei buruz euskal legebiltzar talde popularrak egindako legez besteko proposamena merkataritza banaketaren sektorean berrikuntza eta bikaintasuna garatzeko laguntzei buruz proposamena egin duen taldearen txanda

zuzenketak aurkeztu dituzten taldeen txandara pasatuz euskal talde sozialistaren ordezkaria den corcuera andrea zurea da hitza

euzko abertzaleak taldearen izenean uribe etxebarria jaunak dauka hitza

legebiltzarkideok arratsalde on demagogiaren gainetik datu

guztien gainetik argi dagoena da denok ohartzen garela merkataritza sektoreak une oso zailak bizitzen ari dela aldaketa asko

eta hori da nolabait esatearren ondorio bat

dugun krisia kontutan hartuta guretzat baita ere ez bakarrik zifrengatik baina merkataritza sektorea oso

aipatu egiten ditugu beti eta joan den ostiralean baita ere aipatu ziren

merkataritza sektorea geure gizartean eta geure ekonomian baina datu ekonomiko horien gainetik nik baita ere

bere garrantzi soziala merkataritza azken batean geure bizitza estiloa egituratzen du geure herriak eta hiriak egituratzeko ahalmena posibilitatea duelako aitortuta dago

halaxe da bi mila hamairuan aplikatu diren presupuestoak murritza nabarmena izan dutela bi mila hamabiko

alderatuz hori ezinbestekoa da aitortzea hor daude baina murrizketa hori ez da bakar bakarrik bi mila hamairu urtean aplikatu baizik eta

eskerrik asko por el momento eskerrik asko uribe etxebarria jauna

eh bildu taldearen ordezkaria den zulaika andreak dauka hitza

arratsalde on guztioi merkataritza txikiak barne produktu gordinaren indizearen ehuneko hamabia hartzen du eta enpleguaren ehuneko hamalaua

erdia baino gehiago langile autonomoak merkataritza da dudarik gabe

eusteko ahalegin handienak egin dituen sektorea eremu handiko merkatal guneak zabaltzen diren bitartean salmentak izugarri murrizten dira tokiko merkataritza txikietan eta eskualdeko mailako zerbitzuetan

bistan da kontsumo ohiturak aldarazi behar ditugula eta bien bitartean merkatariek eutsi egin behar dute elkarren artean eta elkarrekin lan eginez kontsumo arduratsuaren eta iraunkorraren alde egiten merkataritza bultzatzeko ezinbestekoa da

ikaragarria entitate finantzarioek iturria itxi diete gero eta arazo gehiago jartzen dizkiete eta askok ezin dute

ordaindu ere beraz jaurlaritza gehiago inplikatu behar da merkataritzan eta azken aurrekontu proiektua kontutan hartuta

barne merkataritzaren partidak ehuneko berrogeita hamareko murrizketa aurrikusten zuen aurreko urtearekin konparatuta bi mila hamabiko urteko aurrekontuetan

bi mila hamairuan berriz hamabi milioi bekentzat direla jakinez lau milioi

laurogeita bi gutxiago beste aldetik diru laguntzak ematen dira autoenplegua sustatzeko

alternatiba moduan baina hori era bat kontrajarria da baldin eta dagoen enplegua ez da babesten alde batetik irabazi nahi duzue beste batetik galtzen ari zaretena hori kontraesana hori

proposamenen harira bueltatuz gaur egun merkatarien elkarteek eta merkataritza sustatzeko bulego sareak eskaintzen duten lana beharrezkoa da

hobetzen laguntzeko izan ere azalera handiko gune gehiago suposatzen du konpetentzia gehiago izatea

beste adarra formazioa eta berrikuntza da hau ere ezinbestekoa ez bakarrik produktuetan baizik eta salmenta moduetarako ere

beste era bateko merkatua eta kontsumoa bultzatzeko iraunkorragoa eta arduratsuagoa pertsona guztien onura lortzeko ekoizleena merkatariena

entitate edo eragile batzuek dirulaguntzak edo beste motako laguntzak eman ezkero ez dutela ezertarako balioko baldin eta familien eroste ahalmena gero eta gehiago gutxitzen jarraitzen badute

baietza emango diogu erdibidekoari merkatarien elkartetik datorren eskaintza delako eta azaldu dudan bezala

eta babesa behar dutelako besterik gabe eskerrik asko eskerrik asko zulaika andrea erantzunen txandara pasatuz ez du
hitza hartu behar oyarzabal jauna

eskerrik asko corcuera andrea uribe etxebarria jauna zurea da hitza

eskerrik asko eskerrik asko uribe etxebarria jauna

euskal sozialistak sinatu duten erdibideko zuzenketa puntuka bozkatuko dugu

batgarrena puntua eta hirugarrena elkarrekin eta bigarrena aterako dugu bozketan jarriko dugu batgarrena eta hirugarrena puntua bozkatu dezakegu

jarraian bigarrena puntua jarriko dugu bozketara bozkatu dezakegu

bigarrena puntua hau ere onartuta geratu da gai zerrendako zazpigarren puntua mozioa

kontzertu ekonomikoaren sistema mantentzeari eta euskal kupoaren

proposamena aurkezteko txanda mistoa upyd maneiro jauna zurea da hitza

eskerrik asko prieto jauna eh bildu taldearen ordezkaria den

ni beste turno batean arituko naiz baina barkatuko didazue ez naiz hain

gaurko honetan ekonomia ituna eta bere aplikazio praktikoaren inguruan kupoa

aurkeztutako mozioa dugu eztabaidagai maneiro jaunak berriz ere ekartzen digu gai bat ez euskal herritarron kezka delako

laguntzeko estrategia bat da bai maneiro jauna baina ez herritarron ongizatea hobetzeko baizik eta zure alderdiaren onura partikularrerako

ez dugu inor harrituko mozioaren kontra bozkatuko dugula esaten badugu ekonomia ituna tresna bat da guk

gure herriaren berezko burujabetasun ekonomikoaren isla praktikoa modu batean urte guzti hauetan tresna baliagarria izan da gure herriaren garapen ekonomikorako eta garapen sozialerako baina hori da tresna bat eskubide bat eta ez pribilegio bat benetan

estatu espainolak onartuko zuenik hego euskal herriko lurraldeek pribilegio ekonomiko bat izatea benetan pribilegio bat da estatuak bere kabuz egindako aurrekontuetako

eta ez hemen egindako bilketaren araberako ordainketa egitea daukagun sistema hau alde bakarreko arrisku sistema bat da

berdin zaio hego euskal herriko lurraldek ehuneko zortziko ekarpen indizea dute eta estatua ez da inoiz hona etorriko laguntza ekonomikoa ematera

generales del estado beraz hau ez da pribilegio bat hau eskubide bat da testuinguru honetan guk

estatu espainolarengan menpekotasuna betikotzeko gaur egun daukagun egoera ekonomikoa ez du ezta ekonomia itunak ere konpontzen gaur egun ditugun beharrei aurre egiteko

ezta ekonomia itunak ere ez dizkigute behar ditugun tresna guztiak ematen horregatik gure zuzenketan esaten dugu

diren tresna guztiak aldarrikatu behar dituela jaurlaritzak badaude itun honen defentsa amorratua egiten dutenak

batzuk herri honek burujabetasunaren bidean aurrera egiteko nahiak ekiditeko tresna moduan ikusten dutelako ere eta beste batzuk euren behar ekonomikoak

guk ekonomia itunaren defentsa egiteaz gain euskal herriak burujabetza osoa eskuratzeko duen eskubidea aldarrikatzen dugu herri honek

eta bitarteko guztiak aldarrikatzen ditugu guk bai argi dugu bidea euskal errepublika

gure zuzenketan argi esaten dugu ekonomia ituna alde biko negoziazio tresna bat da aldeen arteko

baina zer gertatzen da aldebikotasun hau badirudiela batzuetan madrileko gobernuei gogorarazi behar zaiela asko gainera

madrileko gobernuak bere kalkulu propioak egin ditu eta bere aurrekontuetan erkidegoaren kasuan

urtekoaren ia bikoitza ezarri du zehazki

lotsagarria lotsagarria benetan arlo guztietan murrizketak

transferituta ez dauden eskumenengatik halako alde bakarreko aplikatu nahi izatea erkidegoaren kupoari

argi dago ezin garela egoera honetan egon ezin dugula horrela jarraitu arazoak arazo

estatuaren beharrak beldurrak edo estatuaren nahiak direla eta gure eskubideak kolokan jartzen direla ikusten jarraitu bukatzeko ekonomia ituna

beraz aurrera bidea badago herri honek

aldarrikatzen duen bidea mila esker eskerrik asko pinedo andrea
euzko abertzaleak taldearen ordezkaria den gorospe andereak dauka hitza

elegimos dónde estar eusko alderdi jeltzaleak gaur eta beti aldarrikatu izan du

bizikidetzarako itun politikoa den ekonomia ituna jatorriz bere sorburua arrazoi historikoetan aurkitzen dituen

ikuspegi honetatik ekonomia ituna ez da eskuduntzen deszentralizazio prozesu baten ondorioz lortutakoa ezta estatuko zergen lagapenaz sistema ere egungo estatu espainolen

bateratze prozesua baino askoz ere lehenagoko errealitate historikoa dugu ituna aldebiko itun politikoa hau gaurkotu egin zen

garaikidea jaso zuen konstituzio blokea delakoan aurreikusita izan zenean el concierto económico es un sistema fiscal

erregimenen artean aldebiko itun politikoa da ekonomia ituna behin eta berriro esango dugu aldebikoa bilateralidad

ikuspegi finantzarioa begiratzen badiogu estatu espainolarekin dugun ekonomia itunak

estatuak ez du euskal erakundeek egiten duten zergen diru bilketan parte hartzen baina ez du ezta ere euskadin egiten diren gastu publikoetan parte hartzen kontrakoa baizik

estatuari dagozkion gastu orokorrak mantentzera laguntzen dutenak

gisa hartu behar ditugu euzko alderdi jeltzaleak baztertu egiten du euskadiren baliabide finantziaroa gutxituko lukeen kupoaren berrikusketarako

kontzertu ekonomikotik etorritako baliabideak gutxitzeak zailtasunak ekarri litzake egungo

eta herriaren ongi izatea murriztu lezake euzko alderdi jeltzalearen ustez azken kontzertua ere bi mila bikoa

bietako batek ere ez zuen xedeen ehuneko ehuna lortu baina hori gauza arrunta da akordioari dagokion izaeran hala ere

bere xedeetako batzuk albo batera utzi zituen akordioa posible egiteko eta orduan esan genuenez gure asmoa xede horiek aldarrikatzen jarraitzea zen

europea kontzertua sutsu defendatzea beharrezkoa izango da are gehiago bizi dugun garaiotan izan ere eredu autonomikoaren aurkako klima oso kritikoa ari dira sortzen

hasi dira batzuk gaur euskadiko ekonomia egoera larritzeko modukoa da

langabezia ehuneko hamaseikoa da baina gogora ekarri behar dugu mila bederatziehun eta laurogeita bateko kontzertuaren garaian bizi zuten izugarrizko krisi ekonomiko finantziario eta soziala

barne produktu gordinak ehuneko hamarera beherakada izan zuen mila bederatziehun eta laurogeian

eta euskadin aurrera egin genuen bai orduan

berriro gainditu beharreko erronka baten aurrean gaude eta egoera honetan euskal erakundeen ekintza

euskal erakunde guztien lana elkarlanean eta koordinatuta eta ekintza horiek hemendik bertatik gauzatu ditzakegu

baliatu ditzakegu euskal erakundeek ondo eta zentzuz kudeatu dute kontzertua orain arte eta berdin egingo dute aurrerantzean ere hori tinko defendatzen du eajk guk ezingo dugu munduko ekonomiaren norabidea aldatu baina bai gai gara

bizitza egokitu zaigun errealitate sozio ekonomiko berriaren aurrean gure herria berrindartuta aurkezteko oinarrizko elementua izanda

eta hala izaten jarraituko du zuk

pribilegio beste batzuek conciertillo dei diezaiotela

egunetik egunera hobea eta eraginkorragoa izan dadin eskerrik asko eskerrik asko gorospe
anderea zuzenketarik aurkeztu ez duen taldearen txandara pasatuz

firmemente en estas ideas gracias eskerrik asko maneiro jauna euskal sozialistak taldearen ordezkaria den prieto jauna zurea da hitza

el suyo eskerrik asko prieto jauna euzko abertzaleak taldearen ordezkaria den gorospe andrea zurea da hitza

eskerrik asko pinedo andrea orain bai euzko abertzaleak

autonomiaren funtsezko oinarria den kontzertu ekonomiakoren hitzarmen berri honetan lortutakoa izango dute

gainerako talde guztiek eta gure talde honek bakarrik plazaratuko du sistema honetan espetxeratuak jarraitzeagatik zer galtzen dugun zalantzarik ez dago sekulako aukera galdu dela hiru probintzia honetan burujabetza fiskalaren eszenatokian jarduera berri bat kokatzeko

pinedo zugaz saiatu gara negoziatzera zure ekimenean

guk planteatutako erdibidekoan esaten izan dugu zergatik eusko jaurlaritzari eskatu hemen dago herriaren borondatea gu gara herriaren borondatea eta zerbait inori eskatu behar diogu

eskatzeko baina ez duzue onartu esaten izan duzue eredu sozio ekonomiko propioa garatzeko eta guk esaten izan dugu mantentzeko eta garatzeko

eta badaukagu modelo sozio ekonomiko propio bat eta guk esaten genuen mantendu eta garatu ez da posible izan baina hurrengoan espero dugu aurrerantzean hurbiltzen joango garela eta aukera izango dugula

eskerrik asko damborenea jauna eztabaida amaituta bototara jarriko dugu

eta euzko abertzaleak taldeak sinatu duten erdibideko zuzenketa bozkatu dezakegu

erdibidekoa bai barkatu nahastu egin naiz barkatu

originala bozkatu dezakegu

emandako botoak hirurogeita hamaika bai bat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

erdibideko zuzenketa onartuta geratu da gai zerrenda amaituta